bueno egun on guztioi egun on guztioi

gai zerrendako puntu bakarra eztabaida monografikoa familia politikari eta erronka demografikoari buruz proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideok sailburua denoi egun on azken hilabete hauetan eztabaida publikoaren erdigunean izan da

titular asko bete ditu editorial asko iritzi desberdin asko plazaratu dira eztabaida horren harira eta badirudi baietz

eta herri honentzako erronka inportanteak kokatzen direla demografiaren kontuaren bueltan aipatzen eta aipatzen ez diren elementuen inguruan

orokortzen ari den kezka handi horren erdian urkullu lehendakariak familia eta haurtzaroaren aldeko euskal ituna aurkeztu zigun pasaden urtarrilean

orain arteko famili eta haurren babesterako politikak aldatzeko asmoaren inguruan egitaratutako itun bat

sortzen dituen itun bat gure taldeari behintzat kezkak sortzen dizkiona

bere xedean hitz potolo eta asmo asko biltzen dituen ituna da zaila da ados ez egotea orokortasun horretan eta

baina gauza da paperak dena eusten duela eta askotan justuki

gaitasunean eta gauza da momentu honetan dagoeneko atzeraezina dela hitzetik ekintzetarako bide hori martxan jartzea eta hor gure kezkak

iritziz planteamendutan erratua dabil gobernua erratua helburu orokorrean eta nahasmen antzematen da bere planteamendu eta

egin ahal izateko argitasuna funtsezkoa da zentzu honetan kezka sortu digu

alineazio falta egunak pasa ahala aldatzen joan direnak edo aldatzen joan behar izan direnak kezka itunaren

eraginkorrak ez direla argi utzi duten politiketan jarri nahi izatea kezka herri bezala dugun erronka honi arazo komunikatibo bezala heldu nahi izana eta gainera horretan

lan merkatuen beharrei erantzuteko planteatzen ari denaren zantzuak gero eta nabariagoak direlako eta guk famili politikak eta familiak babesteko politikak beste era batean ulertzen ditugulako

familiak babesteko politikak kezka batez ere eskuartean ditugun erronkek eraldaketa sozial sakon bat eskatzen dutelako

erortzeko arrisku handia ikusten dugulako zenbait logika aldatzen ez badira behintzat aurretik esana dugu famili politiken harira izandako eztabaida ezberdinetan

ezin genuela betikoa egiten jarraitu ez bakarrik aurreko saiakeren emaitzak oso txarrak izan direlako baizik eta ezinbesteko dugulako familiak babesteko gure politiken inguruko hausnarketa konpartitu bat egitea hirugarren planaren ebaluazioak ere jasotzen du hausnarketa hau egitearen beharra

beharra aipatzen dira besteak beste paradigma aldaketa baten aurrean gaude iruditzen zaigu hori oso agerikoa dela

oso argi usten dutenak gainera paradigma aldaketa hori begira bat da hau

argazkia hau guretzako da paradigma zaharra

bost gizon emakumezkoek seme alabak izan behar ditugula erabakitzen

eta hau da paradigma berria emakumeak planto egin genuenekoa gauzak mugitzeko planto egin genuenekoa hau da paradigma berria nahikoa da esaten dugun horretarako eta hor gaude

baten aurrean sistema produktibo eta erreproduktiboaren arteko banaketarekin apurtu beharra dago eta horri lotuta dagoen sexuaren araberako banaketa gainditu behar da

ez dute inolako eraldaketarik ekarriko orekak erabat hautsita daude gurean gero eta nabariagoa da hori eta honek ez ditu politika sinboliko gehiago behar

honen jardunean eta begira pentsatu genuen eta hala esan genuen legebiltzar honetan gaiaren inguruan izandako eztabaida batean

legebiltzar honek izango zuela eztabaida honi heltzeko aukera horrela ulertzen baititugu guk kontsentsu zabaleko prozesuak baina ez zen

bertan jasotako xede eta asmoak aurrera eramateko benetako borondate politikoa badago eta martxoan zortziko aldarrikapen horiei benetako

gaude eta lehen hastapenak segur aski laugarren familia planean izango dituen estrategia baten aurrean egon gaitezke baina planaz haratago

eragin altuko sektore politiketan ere planteatu beharko dira jardunbideak benetan jendarte eredua aldatu nahi badugu pertsonen bizitza proiektuak gauzatzeko beharrezkoak diren baldintzak sortu nahi badira

gauzatu nahi badugu zentzu horretan kontsentsu zabalen beharra eta balorea azpimarratu nahi izan zen itunaren bueltako adierazpenetan eta gu horretan tamaina honetako eraldaketa prozesu batek kontsentsu hori ezinbesteko duelako garaiz gaude denon artean aldaketa demografiko eta familia politiken inguruko eztabaida serio bati ekiteko eta batez ere kontsentsu zabaleko bideak irekitzeko eta horregatik eskatu genuen guk

denen ekarpenak behar beharrezkoak direla iritzi dugu asko dugu eztabaidatzeko dudarik gabe eta jarraitu baino lehen eskerrak eman nahi nizkieke talde guztiei

denok onartu dugulako era batean edo bestean eztabaidaren pertinentzia akordioak josteko borondatez aritu gara denak eta argi luzeak jarrita iruditzen zait

iritzi dut eta hori ere azpimarratu nahiko nuke eztabaidaren gaira etorrita edo jaitsita egia da zahartzen ari den gizarte bat dela gurea

datu orokorrei eta populazioari bere osotasunean erreparatuz

gurean eta europako txikienetakoa da une honetan zahartze tasa aldiz handienetakoa da biztanleria galtzen ari gara eta biztanle gutxiago eta

zaharragoak ditugu hori da gure erretratua egun mila biztanleko zortzi jaiotze ditugu europako batez bestekotik nabarmen behera eta

ari da horrez gain aurreikuspen askok diote jaiotze tasa orokorra jaitsi egingo dela datozen urteetan ere eta batez ere

emakume gutxiago egongo direlako hau da aurrera begira dugun panorama hala ere halako datu beltzen aurrean ere argitasun pixka bat ere antzematen da

handitzen ari da hemeretzi urte baino gutxiago dutenen kopurua azken urteetan horren atzean bi joera

historikoki baztertuak izan diren herritar sektore jakin batzuek duten jaiotze tasa argi ilunak beraz gaiaren inguruan

ojo badira zenbait aditu jaiotze tasaren egoerari larritasuna kentzen diotenak are gehiago aditu askoren artean askotariko iritziak daude tartean adibidez martín soziologoaren iritziz jaiotze tasa jaistea bere horretan ez da txarra eta gainera azken hogei urtetako epealdiak kontutan hartzen baldin badugu ez da jaitsi igo egin da

bere historiaren onena da populazioaren zahartzea ontzat jotzen duelako eta horrek esan nahi du nolabait bizitza itxaropena inoiz baino altuago dugula eta hori lorpen sozial bat dela

ona da iritziak beraz askotarikoak baina onartu egin beharra dago egoera orokor honen aurrean diskurtso eta kezka bat nagusitu dela nolabait ez ongizate ereduaren finantzaketarekin lotuta

lan merkatuen beharrekin lotuta batik bat nagusitzen den galdera da ea egongo ote den pertsona nahikorik lan esku nahikorik kotizaziodun nahikorik pentsioak zerbitzuak publikoak eta abar ordaindu ahal izateko

kontutan hartu gabe ba arazoak agertzen dituen erpin desberdinak landu gabe konponbide bakarra ari da proposatzen

ez dago dudarik eta ez diot nik inolako garrantzirik kendu nahi bestela gainera ez genuke eztabaida

proposatuko baina esaten eta entzuten denaren kontra gai hauetan adituak diren zenbat ikerlariaren iritziak ere ekarri nahiko nituzke gaur eztabaida honetara

eta beldur horiek bere lekuan kokatzeko beharra sumatzen duelako gure taldeak

gutxiago egoteak ez du zertan arazo bat izan behar

ez da zientifikoa izatekotan helburu erlijiosoak edo politikoak daude tartean arazoa izatekotan ugalkortasun eskubideak ukatzean legoke emakumeen ezin eduki nahi izatea nahi luketen ume kopurua

izan nahi dutenek ezin izatea bigarrenik ugalkortasun tasaren joera aldatzea oso zaila da

horien artean faktore kulturalek pisu handia dute hau da nahiz eta tartean baldintza ekonomiko eta laboralak egon kontuan hartu behar dira beste alderdi historiko eta kultural batzuk eta horiek aldatzea oso oso zaila da eta zentzu honetan zenbait datu esanguratsu

errealizazio pertsonala umeak izatearekin gero eta gehiago dira umerik izan nahi ez duten pertsonak eta gazteen artean jaisten ari da aita edo ama izan nahi dutenen portzentajea eta gainera oso zail izango da ugalkortasun joerak aldatzea

bestetik pentsio sistemaren jasangarritasuna jaiotze tasaren baitan kokatzea

uste dugu maila batean egun hauetako eztabaida kontutan hartuta eta azken urteetako kudeaketak eta aukerak nolakoak izan diren ikusita hori esatea askotxo esatea iruditzen zaigu eta zaila da ulertzen baita ere inoiz baino prestakuntza hobea duten gazteak ditugunean gazte horiek kanpora joan beharrean daudenean

lan merkatuan eman behar den belaunaldien arteko ordezkapen horretarako formula bakarra

uste dut oreka eta sostengua funtsezkoak direla eztabaida honetan

estrategikoaren ondorioak ditugu orain esku artean gobernu honek

beste lan lehentasun batzuk izan ditu eta orain ezin onar daiteke

eta txisteratik populistatik eraginkorretik baino gehiago duten neurri sorta bat ekartzea euskadik gaur erronka demografiko bat dauka

eta bideak aldatzen ez badira hemendik urte batzuetara ere izango duela bezala aurreko planaren ebaluazioak ere argi uzten du hori

hori esaten da ebaluazio horretan nahiz eta hiru plan izan ditugun oraindik baliabide gutxi bideratu izan dira politika hauek garatzeko orduan eta lidergo arazoak ere aipatzen dira

familiengan eragin altua duten politikak ezartzerako orduan esaterako enplegu politiketan

egingo duela eta bada segurua den beste gauza bat epe motzean ezingo ditugula demografiarekin lotutako kezka eta beldur horiek konpondu zeren eta guk dakigunik behintzat ez da oraingoz

zuzenean kotizanteak izango diren neska mutilak egiteko

mahaigaineratu beharko zenukete hori guztia dela eta demografiaren eta ugalkortasun tasaren arteko loturari buruz ez dago adostasunik adituen artean

soilik ugalkortasun tasa igotzeko politika planteatzea ez da zuzena

ez da etikoa beldurraren diskurtsoa erabiltzea jendeak umeak izateko interes politikoengatik izan gerra ekonomia edo produkziorako eskulangintza beharrei erantzuteko edo ordaindu gabekoa den

emakumezkoen esku geratzen den zaintza beharrei erantzuteko

ez dugula onartzen gure gorputzak eta bizitzak helburu produktibo ekonomizista eta politikoetarako erabiltzea

erabilera planteatzen duen inongo politikarik babestuko bitartean lehen esan bezala egoera horri erantzuteko jaurlaritzak urtarrilean sinatu zuen itun bat eta aurkeztear beharko luke euskadiko famili eta haurtzarorako inbertsio estrategia eta familiak laguntzeko laugarren plana

urkullu lehendakariak konpromisoa zuen euskal familiak babesteko gobernua sostengatzen duten taldeen gobernu itunean ere bazegoen familiak babesteko konpromiso hau eta atentzioa deitzen du bi urteko atzerapen hori zuek

edozein modutan zentralitatea berriz jaiotze tasa horretan jartzen da eta fokua familiak babesteko balio izan ez duten neurrietan eta orekak berreskuratzeko

guretzat erratua den planteamendu bat da eman beharreko eraldaketa mugatu dezakeelako erabat plan honek xede zabala eta berria du onartu behar da hori

kontzeptualki beste testuinguru batean kokatzeko saiakera ukaezina da eta adostasunak izan ditzakegu noski planteatzen diren zenbait kontutan baina beste zenbait kontuen atzean dira ditugun desadostasunak gure iritziz planteamendua bera eta gobernuaren jardueraren artean adabaki eta kontraesanak nabariak dira

gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bilatu nahi da baina betiko logikatik eraikitako proposamenak ekartzen dira testuan bertan ere agertzen dira ez da alarmismorako motiborik ez dagoela esaten da baina berriz ere jaiotze tasa horretan egiten da azpimarra

betikorako tendentzia nabarmena da irakurketa

ikuspegi politiko okerra betiko logiketan oinarrituta planteatzen zaigun estrategia iruditzen zaigu nahi eta ezinarena dela ez da eraldatzailea

zaintza eta produkzioaren arteko banaketa eta sexu araberako lan banaketa aldatzeko planteamendurik ez duena ez diote inolaz ere erantzuten milaka eta milaka emakumek martxoaren zortzian aldarrikatutakoari

zentzu horretan esan beharra dago ez dagoela herri erronkarik gizartearen erdiaren konplizitaterik gabe

diktamen bat atera du eta gaur jaurlaritzari eskatzen dio egungo sistema urgentziaz

eta pasa den hilabetean familia estrategiaren inguruan izandako jardunaldi batzuetan izandako hizlari batek ere esan zuen dagoeneko balio betikoa egiten jarraitzea eta oraingoz guk ikusi duguna eta uste dugu honek oraindik izango duela bidea

erronka garrantzitsua dela esaten duenean herri honek erronka garrantzitsu bat duela esaten duenean baina guk uste dugu erronka hori ez dela jaiotze tasara mugatzen

helburua zuk hala esan zenuen herri helburua euskal hiritar oro duintasunez bizitzea beharko luke eta esango nuke zuk ere hori konpartitzen duzula

ez da sailburuak jardunaldi horietan esan zigun moduan haurrak ekarri behar ditugula pentsioak mantentzeko edo eskulana behar dugulako

auzia da seme alabak izan ala ez aukeratu ahal izatea horretarako baldintza sozial eta ekonomikoak ematea

gero eta gutxiago lotzen dela errealizazio pertsonala umeak izatearekin eta gero eta gehiago direla eta hori onartu eta kontenplatu egin behar da umerik izan nahi ez duten pertsonak eta auzia da herri honetan denok ez ditugula aukera berdinak guraso izateko eta hori oso larria da auzia da sartzen ari den gizarte bat dela gurea

auzia da gure zaharrak nola eta nork zainduko dituen hausnartu behar dugula eta auzia da gure zaharren artean pobreziak gora egiten duela zahartzearen prekarizazioa

zaintza lan horietan emakumeon bizitza prekarizatu egin dela auzia da gizon eta emakumezkoen arteko aukera berdintasuna ez dela ematen

pobretzen garela gizonezkoak tarte berdinean ehuneko bost aberasten diren bitartean

gure lana emakumezkoen lana ehuneko hogeita bost prekarioagoa da gizonezkoena auzia da zaintza lanen inbisibilitatea eta aitortza faltari eusten zaiola are

auzia da herri honetan desberdintasun sozialak oinordetzan jasotzen direla gure haurren ehuneko hogeia pobreak direla herri honetan hiritarren ehuneko

hamaretik zazpi pobreziatik ateratzen direla seme alabak ez dituztenean eta horietatik hamar horietatik hiru bakarrik ateratzen direla pobreziatik seme alabak

dituztenean eta auzia da pobrezia seme alabak dituzten famili eta metatzen dela erkidegoan

auzia da gure gazteak hogeita hamar urte arte ezin dutela bizitza proiektua bat abiatu eta auzia da gure lan merkatuaren egoera prekarietate eta tenporalitatearen artean mugitzen den merkatu batek

eta auzia da babes politikek eraso larriak jasan dituztela azken urteetan eta auzia da azken erreforma fiskalek ez dutela ahalbidetzen familia politikak bezala

izatea ze europara begira jartzea proposatzen duzue itun horretan eta nondik aterako dira mila seiehun euro horiek aprobatu berri den edo aprobatuko den azken erreforma fiskaletik zaila eta auzia da arazo horietako askori erantzuteko beharrezkoak diren ahalmenik ez dugula eskuak lotuta ditugula

espainiako gobernuaren erabateko menpekotasunean auzia da egun ditugun politika publikoek ez dutela pertsona ororen duintasuna bermatzen

orekak gizarte ereduaren eraikuntzan inguruko auzia baitago gure

eta horregatik uste dugu egiturazko aldaketak eta politika integral eta sakonak behar direla

eztabaidan dagoena gure egungo sistema sozio ekonomikoa da eta gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasun egoerak dira egiturazko gaiak diren heinean

arazoen sustraietara joango direnak osterantzean errealitatea

eredu sozial eta demografiko iraunkorra eta justua lortu nahi badugu

behar dugu batetik zaintzen antolaketa sozialaren aldaketa eta bestetik pertsonen bizitza duina bermatzera zuzendutako politika publikoen sorta eta horretaz hitz egin beharko du enpleguaren banaketaz lan duinaz

diru sarrerak bermatzeko errentaz haurreskolaz eta hitz egin beharko dugu gure haur eta zaharren prekarietate egoeraz eta etorkizunaz horietako politika sorta horietatik horietako zenbaitzuk ba laugarren familia planean txertatu ahal izango dira

txertatuko dira eta dudarik gabe eta pertsonen oinarrizko eskubideak eta justizia soziala bermatzeaz gain

eta jaiotze tasan eragina izango dute horretan guk ez dugu dudarik eztabaida bikoitz horretan kokatzen dira guk eztabaida monografiko honen harira proposatu ditugun ebazpen proposamenak familia horiek osatzen dituzten kide guztien

bermatzea helburu dituzten ebazpenak dira denak

ikuspegi honetatik euskal herria bildu taldeak berrogeita sei ebazpen proposamen ekarri ditu eztabaidara

jendarte eredua eta zaintzen antolamenduaren inguruko proposamenak egun kontziliazio neurrien sisteman dauden adabakiak zuzentzeko ebazpen proposamenak

enplegu duinik gabeko familia politikak larriak direla ulerturik kalitatezko enplegua sustatzeko neurriak eta proposamenak bereziki feminizatuak dauden lan sektore eta lan familietan prekarietatearekin amaitzeko neurriak proposatuz

zaurgarritasun handien duten familiak ondo babesteko neurri sorta hezkuntzak bere funtzio orekatzailea berreskuratzeko neurriak babes sistema garatzera bideratutako neurriak eta horren baitan babes zabaltzeko neurriak eta noski zergen politiken inguruko proposamenak

nahiko baliabiderik ez badago politikak hutsaren hurrengoak izango direla estrategia bikoitz bat eta ikuspegi integral bat lan erreproduktiboa eta produktiboaren arteko oreka

gure gizarteko kideen emantzipazio politikak bultzatzen dituena babesa zabaltzen duena

gure gizartean ematen diren injustizia horietako askori erantzun bat bilatzea bilatzen dutenak beste gizarte justuago bat sortzeko politika finean zoriontasun proiektuak ahalbidetuko dituzten baldintzak

horizonte social eraiki dezagun proposamen horien negoziaziotik eta elkarlanean

ipar sozial berri bat mila esker eskerrik asko kortajarena
gainerako taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi no sé señora

tresnak izan behar ditu gizartean ditugun erronkei aurre egiteko biztanleek dituzten

eta eszenatoki aproposa eskaintzeko pertsonek bere bizitza proiektua gara dezaten

bere kideak garatzeko ingurunea eta laguntza solidariorik sarerik

gaur egun euskal autonomia erkidegoko jaiotze tasa espainiako

ez dira bat ere onak kontrakoa baizik eustaten datuen arabera

bi mila sei eta bi mila hogeita bost urte tartean

errelebo generazionalaren arazoa eta gizarte modura daukagun erronka ongizateari dagokionean la cuestión demográfica además

zentzu honetan europar batasunaren batezbestekoa lortzeak bi mila hamalauko gastua hiru aldiz biderkatzea izango litzateke laurehun eta laurogeita hiru milioitik

europar batasunean batezbestekoa baino gutxiago gastatzen duela babes sozialaren eta gainera familiari

europarekiko aldera nabarmenagoa da gainontzeko politika sozietatean baino vamos a hacer ahora un

de familia eusko jaurlaritzak azken urteotan

batez ere ditugun arazoei erantzuna emateko politika eraginkorrak garatzeko

los problemas que tenemos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria guanche anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburua lehendakaria decía eduardo galeano

idazlearen metafora ederra eta aberatsa premisatzat harturik gaur elkarrekin podemos taldearen ekarpenak aurkeztuko ditut gure taldearen iritziz

eta familiei buruz hitz egiteak ezinbesteko ikuspegi zabala eskatzen du beraz gizartearen esparru guztiak sakontasunez hausnartu

behar dira lehenik eta behin ikuspegia zabaltzen laguntzeko asmoz guretzat familia kontzeptuaren esanahia azalduko dut cuando hablamos

y más participada esan bezala begirada sakona eta luzea biztanleria osoa

begirada momentuz besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi familia eta haurtzaro kontuetan

nazio batuen umearen eskubideen konbentzioak aldarrikatutakoak dira adin txikikoaren interes gorena politika publikoen oinarrizko gidatzat ezarri eta haiek eskubide osoko herritartzat egiaztatzen baititu

erronka ondorioztatzen du horrek nola eman lehentasunezko arreta haurtzaroari haren garapen egokirako ingurune lagungarriak sortuz haren babesa bermatuz

gure ahaleginek belaunaldien arteko desabantailak ez errepikatzea dute helburu

inbertsioa dela erabat sinetsita eta halaber zuzeneko ekarpena estrategia europa bi mila hogeirako

jasangarri eta integratzaile bat eman dadin eta onurak ekarriko dizkiolakoan epe luzera begira haurtzaro ekonomia

bidezkoa da errentagarria eta denon onurarakoa garapen ekonomiko eta soziala sustatu produktibitatea handitu eta hazkunde jasangarri bat bermatzen duelako

bizitzaren lehen urteetan desabantailak zuzentzearen alde egin behar dugu garrantzitsua baita pobreziaren eta oro har gizarte bazterketaren aurkako borrokan ahaleginak bikoizteko

uste osoa dugu prebentziorik eraginkorrena estrategi integratuen bidez lortzen dela gure eskainitako laguntza kalitatezko haur hezkuntza osasuna

lotutakoekin uztartuz eta modu horretan umeek euren ahalmen osoa erabili eta ahulezia gutxiago izan dezaten aldi berean gure iritziz familiaren testuingurua gero eta rol garrantzitsuago jokatzen du gazteen etorkizuneko bizitza maila zehazterakoan

harremanak kultura eta hezkuntza kapitalak geroz eta garrantzi gehiago dute kualifikazio gutxiko eskulanak geroz eta urriagoa eta eskasago ordaindua izango baita

horrela bada guraso biek neurri berean parte hartzen duten eginkizun produktiboetan edota lanean eta baita ugaltze edo zaintzari dagozkienean ere

gure aburuz diru sarrera eta zaintza bikoitzeko familia ereduari laguntza publikoa ematea jaiotze tasarako politikarik lagungarrienetako bat dugu

egitura familiarrak familia bizitzaren ibilbideak eta familia barneko harremanak nozitzen ari diren aldaketa prozesu sakonaz jabetuak gaude hartara euzko alderdi jeltzalean familia eta haurtzaroa babesteko estrategi integral bat garantzearen alde gaude

familian eta haurtzaroan inbertitzea egitura familiarrari lotutako ezberdintasun sozialak gutxitzea ondorioztatzen baitu eta ume guztien aukerak eta ongizatea bermatzen

kapital sozialaren eta kohezkuntzaren garrantziaz ere ohartzen gara

familiak sendo integratuz egitura komunitarioetan testuinguru horretan

eta gizarte hezkuntzako izaera duten ekipamenduak garantzearen alde era berean

gure taldetik planteatzen ditugun neurriek izaera dimentsio anitza dute eta politika publikoen arlo ezberdinengan dute eragina hezkuntza berdintasuna etxebizitza

nagusiki euskal autonomia erkidegoaren eskumenen artikulazioaren kariaz instituzioen arteko izaera duen estrategia bat izan behar da halabeharrez

familia eta haurtzaroaren aldeko euskal itunak hasi duen bezala gobernu aldundi eta udalen arteko akordio global batean

familia politika konpromiso hauek garatzeko sail eta erakundeen arteko inplikazioaz haratago funtsezkotzat jotzen dugu gainerako eragile sozialen parte hartzea eta bereziki lan harremanak zehazteko parte hartze zuzena dutenena sindikatu eta enpresa eragileen inplikazioa saihestezina da eta oso bereziki gizarte erantzukipe bat sortzeari dagokionean

lan harreman eta egiturak babestuz zergatik eta zertarako familia eta haurtzaro inbertsio estrategia berri bat

haurtzaro eta familiei zuzendutako edozein politikaren lanketa familien ongizate hobekuntza

edo familia zaurgarrienen gizarte banaketaren prebentzioa bezalako helburuak krisi ekonomikoagatik berezi mehatxatuak gertatu izanaren egiaztapenetik hasi beharra dauka

gauzatu beharreko politikak izaera egiturazkoagoa duten bi gertakariri erantzungo dien politika publikoen multzo koordinatu bat artikulatzeko premiatik ere ekin behar dio

honako hauek dira bat alde batetik seme alabak dituzten familien zailtasun ekonomikoen areagotzea adierazleetariko bat haurren pobreziaren areagotzea duena

aukera berdintasun printzipioa kolokan ipintzen duena eta bi pertsonek euren familia egitasmoa hasi eta nahi duten seme alaba kopurua izan ahal izateko zailtzen duten

dena euskadin familia babesteko politiken hobekuntzan aurreratu eta euskal gizarte politika guztiak inbertsio sozialaren paradigmara bihurtzeko premian kokatua

kezka horiekin eta eztabaida monografiko honetatik hasita proposamenak jasotzen ditugu aipatu diren gaiei erantzuna ematen saiatuko den inbertsio estrategia baten artikulaziorako

zati baten baino ez dietenak arazo berdinei erantzuten eta euretariko bakoitzak hurbilketa diferente bat behar duela guk ordea

hala nola genero berdintasuna gizon eta emakumezkoen arteko erantzunkidetasuna seme alaben hazieran familia eta lan bizitzaren kontziliazioa

izaera komunitarioko ekipamendu sozioedukatiboen errefortzua halaber besteak beste gurasotasuna babesteko programak arlo bietan

baina arazoak ditugu bai eta aitortzen ditugu inongo autokonplazentziarik gabe

familia eta haurtzaro politikari dagokionez fase berri batean sartzeko asmoz

familien eta hauen barnean seme alabak dituzten familien egoera argi asko baldintzatzen ari diren zenbait elementu identifikatu ditugu alde batetik

eta bestetik mugikortasun sozialaren prozesu eta ezberdintasunaren errepikapenean familia oinordetzaren pisu gero eta handiagoa

jaiotzen atzerapen ulergarriari gainontzekoen gainbeheragatik ugalkortasun handiagoa izatera pasa direnak diru sarrera gehien duten klaseak izana delarik

azpimarratzea ezinbestekoa den bi elementu gehigarri alde batetik genero ezberdintasun iraupena eta zehazkiago analisi honi dagokionez

gelditzeagatiko emakumezkoei hein handiagoan eragiten dien familia eta lan bizitzaren kontziliaziorako zailtasunak bestetik

baita areagotzea ere bizitza autonomoko proiektu baten eraiketarekiko gazteen eskubideari dagokionez horrek suposatzen duenetik haratago emantzipazio arazo hauek harreman zuzena dute seme alabak izateko erabakien atzerapenarekin zein euren familia egitasmoa hasi eta nahi diren seme alaba kopurua izatera pertsona guztien eskubidea ezin gauzatzearekin

familia eta haurtzaroaren aldeko euskal itunaren eskutik datoz

bat gutxieneko baliabide ekonomikoak bermatuz seme alabak dituzten familia guzti eta haur pobrezia prebenitu familia aniztasuna errespetatuz bi gurasoek seme alabentzako beharrezkoa den bezainbesteko astia izatea erraztea

eta antolaketa sozial erantzunkidea bultzatzea hiru

modu horretan familia unitate berriak sortzea errazteko eta horren desira duten kasuetan ondorengoak izateko lau gurasotasun positibo haur osasun gatazken prebentziorako programak sendotzea modu horretan guraso eta hezkuntza gaitasunak indartzeko

bost haur guztiek arreta zerbitzu irisgarri

sei hezkuntza politikak berriz orientatu eta eskola sistema inklusibo eta koedukatzailea eraikitzen sakontzea

eta desabantaila sozial eta ekonomikoan dauden ikasleen zailtasunak orekatu dituena zazpi

eskaintza zabalago bat zortzi familia eta haurtzaro politiken gobernantza hobetzea eta gizarte hezkuntzako gune erreal baten garapena gauzatzea bederatzi instituzio eta diziplina anitzen arteko lankidetzarako konpromisoa izan ere

genero ikuspegia hizkuntza berdintasuna osasuna etxebizitza

eta hamar gai hauekiko harremana duten eragile pribatuak sentsibilizatzea bereziki lan harremanetan zuzeneko inplikazioa dutenak adibidez sindikatu eta

beharrezko gertatzen delako eragile publiko eta pribatuen arteko lotura hori eta hauen arabera

gaur aurkezten aurkeztuko ditugun gure ebazpen proposamenak zein izan behar du horren

legebiltzarkide jaun andreok aspaldi egon garen erronka handienaren aurrean egon gaitezke eta benetan denok behar gaituen politika publikoen alde egin behar genuke

eusko jaurlaritza bere sail ezberdinekin ez ezik foru aldundi eta udalak ere bere baitan hartzen duten egitasmoa

baina bereziki gaurko honetan legebiltzar hau ere aipatu nahi nuke zuek herri honen ordezkariok politika hauek heldu nahi dien arazoa bat berak ere ez dauka irtenbidera errazik eta

politika publikoen eraginetik kanpo jartzen diren aldaketa sozial eta kultural handiagoen esku dago horregatik estrategiak epe luzeko neurriak hartu beharra dauka

abian jartzen joango diren familia planetan zehaztu eta modulatuz ikuspuntu horretatik estrategia honen oinarrizko elementuak estrategikotzat hartu behar genituzke eta beraz iraunkortzat eta aplikagarritzat politiko publiko orotan helburutzat behar genuke estrategia partekatu eta epe luzeko bat ezartzea

nire azken interbentzioan esan nuen aurreko fasea akordioaren bitartez ixtea nahi genuela eta fase berri hau ere horrelaxe gura genuke hasi

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den artolazabal andreak dauka hitza

lehendakaria mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

pasa den urtarrilaren hemezortzian euskal erakundeek familia eta haurrei laguntzeko konpromiso sendoa hartu zuten hartu zuten akordioaren helburu nagusia pertsonek beren familia proiektua hasi ahal izateko eta nahi beste seme alaba izateko dauzkaten oztopoak kentzea da eta baita ere

haurtzaroan dauden desberdintasunen areagotzearen

aurrera egiteko dituzten zailtasunei aurrera egitea gaur martxoaren hogeita batean eusko legebiltzarrak familiei laguntzeko neurriak eztabaidatu eta adostuko ditu herrialde aurreratu gisa ditugun joera demografikoetan eragina ahal izateko badakit gai horrek guztiok eskatzen gaituela eta uste dut gaurko eztabaida eta horren ondoriozko

famili familia politikak zehartzen eta finkatzen aurrera egiteko horien bidez familia

planean jasoko diren neurriak osatuko

gaur hartuko diren akordioei esker familia ituna sendotuko da izan ere ituna aurrera eramateko elkarlana ezinbestekoa izanik lan partekatu honek garrantzia berezia hartzen du familia eta haurren aldeko

erakunde eta entitateok arduraz jokatuz

egungo testuinguruan egiaztatzen dugu helburu horietako batzuk oztopoak dituztela

gaur lortu daitekeen akordioei esker familiei dagokien babesa emateko hartu behar dugun ibilbidea zehaztuko da honekin aipatu ditudan joerei aurre hartu ahal

biztanleriaren zahartzeari eta jaiotza tasa sustatzeko beharrari erantzungo dieten gizarte eta demografia politikak

helburuak familia eta haurrei laguntzeko euskal itunaren bidez eta familia eta haurreri laguntzeko laugarren planaren bidez honako

lehenengoa emakume eta gizonen ugalketa asmoak betetzeko aukera ematea eta familia proiektua hasi ahal izateko eta nahi duten seme alaba kopurua izateko dauzkaten oztopoak kentzea edo murriztea bigarrena europako erakundeek babesten duten

inbertitzeko ikuspegia gauzatzea eta horretarako

nerabe guztientzako aukera berdintasuna bermatuko duten neurriak antolatzea eta hirugarrena belaunaldien

eta seme alabak dituzten familien pobrezia egoerak

murriztea helburu horiek lortzeko planak honako oinarri hauek izango ditu lehenengoa familia aniztasuna aitortzea eta hari laguntzea hoy en día

bigarrena erantzunkidetasuna

sine qua non baldintza ugalkortasuna areagotzeko la igualdad

hirugarrena zuzeneko arreta zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak konbinatzea

unibertsaltasuna familia guztientzako zerbitzu eta prestazioak eta arreta berezia jartzea behar gehien dituztenetan

umeak eskubideen subjektu

bizitzako lehen mila egunen garrantzia son cada vez

bederatzigarrena aukera berdintasuna eta gizarte mugikortasuna

hamaikagarrena eragile publiko eta pribatuen lotura

oinarri horietatik abiatuta ituna sinatu duten entitate eta erakundeek hartu dituzten konpromisoak ere zehaztu dira

ari gara eta udaberrian emango da argitara

eta plan horiek ekintza zehatzak izan dituzte orain arte egin diren ekintza horien bidez euskadin

familientzako laguntzetara partida ekonomiko gehien bideratzen duen

erkidegoa da nabarmen gainera seme alabak dituzten familientzako laguntzen kasuan estatuan eskubide subjektiboko

familia plan berriaren bidez familia eta haurren aldeko politika proaktiboetan eta positiboetan izan nahi dugu eragina

eduki ahal izateko bide ematen duten politika guztietan izan beharko du eragina horrela helduaroan emantzipatzeko eta trantsizioa erraztuko du gurasotasun positiboko politikak

familia bitartekaritzaren euskal zerbitzua bikotean eta bere ingurunean egon daitezkeen aldeak gainditzeko

familientzako laguntzei eusten dela kontziliaziorako laguntzei dela seme alabak

jaiotzeagatiko laguntzei eta hala egiaztatzen da dagoeneko lantzen ari den dekretuaren bidez dekretu horren bitartez handitu egingo dira bigarren semeagatik eta alabagatik laguntzak

berrogeita hamar handituko dira bigarren semeagatik edo alabagatik gobernu honek familiekin duen konpromisoa irmoa da

gizarte bermeetan gehien inbertitzen duen autonomia erkidegoa baita haurren eremuan ere el gasto público

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak kortajarena anderea zurea da hitza

eskerrik asko sailburu andreari eta gainontzeko taldeetako ordezkariei zenbat gauza

gauza asko eta asko esan dira adostasuneko espazioak egon dira eta

bide horretan saiatzeko aukera

ordena jarraitzeagatik garrido andrearekin hasiko naiz argi dago guretzako

ez direla agertzen agerikoa eta nabaria da

politiketan familia politiketan eta beste batzuetan ere bai argi dago baina bada gaur hemen egin duzun interbentziotik ulertzen ez dudan gauza bat aipatu duzu familia politiketan egiten den inbertsioa aipatu dituzu murrizketak eta salatu egiten dituzu zentzu honetan egindako murrizketak baina zuek babestu egin dituzue gobernu honen

ez dakit honek pentsarazten dit zeren eta egia esan zuentzako ere politika hauek lehentasunezkoak badira

lehentasunak markatzen diren anbito horretan aurrekontuen anbitoan ere ez dirudi ahalegin berezia egin duzuenik beraz hor zuen diskurtsoetako beste kontraesan horietako bat zuk zure interbentzioaren azkeneko

egin duzu panoramaren deskribapen bat aipatu dituzu

gure gizartean eta nik gauza bat esango dizut zuk hemen aipatu duzu behin eta berriro

hirugarren familia planaren ebaluazioa eta hirugarren familia planaren

eta da euskal familiek duten kezka nagusienetako bat handienetako bat dela bere seme alaben etorkizuna

toki berdinera eramaten du nolabait esaten duenean gure gizartean euskal gizartean lan merkatuaren egoera dela ikusten dugun arazo

larriena da euskal gizarteak resignazioz begiratzen diola etorkizunari eta iruditzen zaiola lan merkatuaren baldintza horiek epe motzean

aukerak oso murritzak direla zentzu honetan zuek ere baduzue erantzukizunik

aipatu dituzun zenbait egoeretan erantzukizun zuzena zuena da

bat egiten dudala zuk hemen esan dituzun gauza askorekin baina gertatzen zait gauza berdina gauza batzuk esaten direla hitz potolo batzuk botatzen direla hemen

nolabait kontraesanak ere agerian geratzen direla ze zuek behin eta berriro bai artolazabal andreak eta bai zuk ere gloria sánchez andreak ere aipatu du haurren pobrezia ekiditeko neurri horiek indartu beharra haurren babesa haurren babesa ba nik esango dizuet gauza bat

guraso pobreak dituztelako da eta haurrak eskubideen subjektu diren hein berdinean

izan behar dute eskubide subjektu eta nik uste dut

ze itunak eta planak markatzen du luzera begirako estrategia bat eta hemen egun hauetan izan dugun negoziazioetan oso argi ikusi da

laugarren plana etortzen denean prozesua ez da inondik bukatu eraldaketa sozial baten erdian gaude paradigma aldaketa baten aurrean gaude

horrek eskatzen ditu aurrera begirako estrategiak eta eskatzen ditu akordioak

eta eskatzen ditu neurri zehatzak eta eskatzen ditu nola ez baliabide ekonomikoak yo creo que

inbertsio sozialari dagokionez ba zure departamenduak

familian egiten den inbertsioan ezer gutxi erakutsi duela

oraindik ere murrizketak planteatzen dira eta bukatzeko

necesitamos un pacto de familias bai ados nago urrutia jauna eta gainera zuk esan bezala ez gara perfilez jarri eztabaida honetan eta aurreko txandan esan zenidan bezala

kortajarena andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

tener hijos para ello esan bezala begirada sakona eta luzea biztanleria osoa kontuan hartzen duen begirada besterik ez

buelta hau euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

andrea eguerdi on denoi nik hemen esan diren gauza batzuk erantzutea nahi nituzke

aipatzen zenituen hitzak eta ekintzak nik uste dut gaurkoan hasiera ematen diogula bide bati

leporatzeko unea ez dela beharbada aurrerago iritsi daiteke baina gaur egun gaur orain ez eta gainera

pixkanaka pixkanaka eta horretan ere progresiboki adostasun handietara iristeko gai izan gaitezkeela

guk beti defendatu dugu pertsonak erdigunean ipintzearena eta

uste dut hori lelo politiko bezala ere orain ez dago baina urkullu lehendakariak ekarri zuela

leloa aipatzen zuenean eta gainera pertsonak erdigunean ipintzea iruditzen zait begira lehenengo nire txandan esan dudan gauza guztietatik nik batez ere esaldi bat

hori da pertsonengan pentsatzen ari garela ezetz egiten didazu beno baliteke berdin ez pentsatzea

pentsatzen ari gara uste dut tamaina handiko gaien aurrean gaudelako aitortu beharra dudala estimatzen dudala zugan nabaritu dudan akordiorako borondatea azken

orekak funtsezkoak zirela eta erabat ados nago eta

joateko asmoarekin nik beste inoiz uste dut tribuna honetan ere errepikatu dudala hondamendira joateko bi bide daude

ezinezkoa dena eta unean uneko ezinezkoa dena eskatzea eta beste bat saihestezina dena atzeratzea eta

aipatzen zenuen baita ere ituna txistera populista batetik ateratakoa dela baina gerora aitortu duzu zure lehenengo txandan inola ere xede zabala duela eta beste testuinguru batzuetan kokatzeko asmoa nik uste dut xede zabala izateak eta beste testuinguru batzuetan kokatzeko asmoa izateak ez datorrela bat

ez duela ondo uztartzen populismoarekin

aipatu duzu aurreko batean egon ginen jardunaldi batzuetan aditu batek esandakoa

han inbertsio sozialaren eredua goraipatu eta gaur guk hemen aurkeztu dugun eredua

bigarren txandan aipatu duzu adostasunetarako eta ez adostasunetarako guneak daudela eta ados nago nik animatzen zaitut adostasunak landu ditzagun eta baita ere aipatu duzu beldur zarela mantra berri bat sortuko ote den

eta ikusten dut bilkuran esan dizutenarekin gogoratzen zarela eta esan nizun bezala ez perfilez ipintzeko nik aitortuko dizut gaur tribuna beretik ez dudala uste

ipini zarenik eta gainera esango nuke gainontzeko taldeen artean zentratuena zu izan zarela

eta ziur egon zaitezkete zurea bezalako jarrerarekin ez direla inongo alergiarik emango zuekin adosteak

eta ebazpen proposamenak erregistroan sartzeko ordu biak hamar gutxi arte